eskerrik asko ares jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den egibar jaunak dauka hitza

lehendakari jauna sailburu andrea parlamentarioak egun on guztioi

mozioa ezaguna zen aurrikusi zitekeen interpelazioan galdeketan esandakoak irakurri ondoren

garbi dago berak bere arrastoari jarraitzen diola eta eskatzen duela zuzen zuzenean

aldatzea alderdi popularrak gehigarri bat proposatzen du hain zuzen ere txosten bat egitea eta lehendakariak lehen bait lehen ganbara honi horren berri ematea eta alderdi sozialistak

azaldu duen diskurtsoaren haritik bere kezka azaltzen du eta eskatzen dio lehendakariari birmoldatzea aldatzea

eh bilduk aurkeztutako osoko emendakina

nik bat egiten dut egia da aurkezten

lehenengoan ba hau da biktimen inguruko jerarkizazio mailaketzarik ez egitea eta guzti hori nik esango nizuke hori

hori ez dela horrela pentsatzeko baina gure ustez jokabidea ardatz horretan oinarrituta dago hau da bereizketarik ez egiteko ardatz horretan eta gero bat nator esaten duzun

batzordean edo ponentzian eztabaidatu behar genukeela orokorrean lehenengo hori ez dugu

zuen osoko emendakina edo zuzenketaren aurrean gure posizioa abstentzioarena izango da

eta zergatik nik ikusi dudana da bai upyd alderdi popularra eta alderdi sozialistaren diskurtsoetan etengabe berriro ere ari garela iragana elikatzen

iragana ezin daiteke aldatu ezin daiteke moldatu bakoitzaren gustura iragana gertatu da

aztertu ardurak zuritu ez ahaztu

zergatik esaten denean bakea eta bizikidetza

ekarpenak ekarpen behintzat ezagutu ditugunak ezkutuan ez baldin badaude beste batzuk behintzat ezagutu genituen eta planaren inguruan batzuk onartuak eta beste batzuk ez ziren onartuak izan baina

plan horrek ibilbide orri bat proposatzen duela

proposatzen duen bidea oso konprometitua dela proposatzen duen bidea arlo guztietan bere hemezortzi ekimen horietan eta bakoitzak bere fitxarekin eta lanarekin hor izugarrizko nik uste dut aukera daukagula paregabea

benetan urrats eraginkorrak emateko baina hautua beste bat da esaten da aldatu egin behar da pertsona egokiak guk pentsatzen dugu

hori egokia dela sendoa eta konprometitua dela eta baita ere lehendakariak egindako

pertsonei dagokionez zuzenak eta egokiak direla jende konprometitua delako eta ematen duten hitza betetzen dutelako eta ez dutelako

guztien defentsaren alorrean eta sufrimenduaren inguruan gertutasun hori azaltzeko garaian ere ez dutelako

galdera da zergatik gertatzen ari da guzti hau zergatik ez dakit

elkarbizitza ez da aldi berekoak izatea elkarbizitza ez da

aldi berekoak izatea elkarbizitzak beste zerbait eskatzen du eskatzen du

norbanako edo taldeko ditugun gure ikuspegiak ez direla osoak aitortzea

gutako bakoitzak elkarbizitzak eskatzen du hori onartzea elkarbizitzak eskatzen du zailtasunen aurrean proposamenak egitea

aldi berekoak gara baina beno hemen ez dugu gizarte bat

elkarbizitza bat eraiki behar elkarbizitzak guzti hori eskatzen du

gure ardura etikoa onartzea eta praktikan jartzea eta elkarbizitzak eskatzen du

giza duintasunak duen balorea aitortzea eta aplikatzea guzti hori eskatzen du elkarbizitzak horregatik planean

horretan aipatu dituzuen mikroakordio famatu horiek nik uste dut laburbiltzen dutela

egungo egoera honetatik irteteko ibilbide orria

nik gaur nire ekarpen gisa gure taldearen ekarpen gisa hauxe utzi nahi nuke legebiltzar honetan

aipatutako behin eta berriz biribilgulne horretatik ateratzeko edo

konpromiso batzuk hartu beharrean gaude alderdi politikoak talde parlamentarioak lehenengoa iraganari dagokiona

partekatutako balioespena egiteko konpromiso etikoaren proposamen bat egiten da irakurtzera noa eta guk behintzat bat egiten dugu

batetik etorkizuneko bakeak eta bizikidetzak biolentziaren bidegabekeriaren

sortutako minaren eta biktimen duintasunaren aitortzea biktima guztiek egiarako justiziarako eta erreparaziorako eskubidea dutelarik hau hemen bozkatu egin genuen legebiltzar honetan talde ezberdinek hau indarrean dago bai ala ez

esaten da proposamenean ere gertatutakoa terrorismoa indarkeria eta giza eskubideen urraketak gertatu zen gertatutakoa

giza duintasunaren aurrean beste helburu batzuk ezarri zituztelako hau da

estatu arrazoi baten ikuspegi ideologiko baten edo bestelako sinesmen edo usteen defentsa horren aurrean konpromisoa hemen dator eajko parlamentariok konprometitzen gara etorkizunean inoiz gehiago ez

edo arrazoi partidariorik ez bezalako uste osorik edo ziurtasunik ez da jarriko balio absolutu bat izango balira bezala

hau da aurrera egitea iragana aztertuz ez ezkutatuz ez ahaztuz baina konpromisoak hartuz horregatik

egin nahi nizueke talde parlamentari guztien bozeramaile zaretenoi etorkizunari begiratzea iragana aztertu eta aipatu bezala ardurak zurituz baina bake eta bizikidetza planarekin adostasun osoa

behintzat konpromiso politiko hauetan sartzea eta orain aldi honetatik

lortzeko beste konpromiso batzuk ere jaurlaritzaren planean badaude eta hau izango da nire bigarrengo txandaren

eta proposamena eskerrik asko egibar jauna erantzunen txandara pasatuz mistoa maneiro jauna zurea da hitza

gobernuaren bakerako eta elkarbizitzarako idazkaritza disolbatu

terrorismoaren biktimak hobeto zaintzeko terrorismoaren biktimen erreparazioa memoria eta duintasuna ziurtatzeko benetako kontatzeko justizia egiteko demokrazia defendatzeko zigorgabetasuna galarazteko plan berri bat egiteko eta etaren proiektu politikoaren kontra borrokatzeko

eskerrik asko barrio jauna arzuaga jauna zurea da hitza bai eskerrik asko

aurreko bi interbentziotan eta pentsatzen nuen alusiorik ez egitea baina barrio jaunak apurtu du

esaten da berdin tratatu izan duzuela biktimak eta hori eskatzen genuen guk hain zuzen ere gure zuzenketaren lehenengo puntuan nik esaten dut bake eta bizikidetzaren planean sartu zela azkeneko momentuan halako ideia bat zela

besteen gainetik eta gainera bortizkeri hori izan zen besteen sorburua nolabait orduan nik ulertzen dut bortizkeri larriago horren

izango direla eta beste bortizkeri batzuen abusos policiales horrelako terminologiarekin batzutan tratatzen dena beste kategorizazio batekoa beste menpekotasun batean aurkitzen direla zuzenketan eskatzen da hain zuzen ere guztiak berdin tratatzea zuk ikusten baduzu zalantzan

egin dezakezun gauzarik agian argigarriena izango zen puntua babestea

kategorizazio kualifikazio hori menpekotasun hori albora uzten dugula eta horregatik hain zuzen ere babesten dugu zuen

bigarren puntuan ez dut ulertu ia babestu nahi duzuen edo ez izan ere esaten dudan moduan orain dela urte bat eajk ekarri zuen hitzez hitz formulazio bat ekarri izan dugu oraingo honetan horrekin ere irudikatu nahi dugu urtebete ematen dugula horrelako gaian ponentziara bidaltzen eta nolabait ponentzia hori egunen batean ere

baita ere batzutan testua eta beste batzuetan kontestua jokatzen duela batzutan da esaten dena eta beste batzuetan nork esaten duen zein momentuan esaten duen eta momentu honetan arzuaga jauna esaten du

esaten zion maneirori hor dagoela ponentzia erabili dezagun eta bertan lan egin dezagun amaitu duzu eta nik ere horrekin amaitzen dut

ideia multzo bat edo nolabait bakearekin eta iraganarekin zer ikusia dauzkaten hiru lau ideia jorratu dituzu eta esan behar dizut ados gaudela eta ez hori bakarrik baizik eta akordio bat heltzeko prest gaude puntu horien inguruan pena ematen digu horren inguruko zuzenketa bat ez duzula

edukiko zenuen besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna ares jauna zurea da hitza

que será más difícil eskerrik asko ares jauna amaitzeko

arzuaga jaunari lehenengo eta behin gauza bat da indarkeri ezberdinen kalifikazioa

sortu dituzten biktimei eskaintzen zaien tratamendua

biktima guztiak tratamendu berdina izan behar dutela eta gure posizioa orokorrean

aurrean zergatik ba lehen azaldu ditudan hiru printzipio horiek aipatu dituzu

beste mikro akordio batzuk ere egon badaudelatestu horietan eta gero nik behintzat zazpi proposamen haiek irakurri nahi nituzke edo behintzat gobernuak bereak dituen

proposatutako akordio proposamen hori geurea egiten dugu beste gauza bat

bototara jarriko da mistoa upyd eta euskal talde popularrak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

jarraian eh bilduren osoko zuzenketa jarriko dugu bototara bozkatu dezakegu

ondorioz ez da onartu eh bilduren osoko zuzenketa eta azkenik

euskal sozialisten osoko zuzenketa jarriko dugu bototara bozkatu dezakegu

ez da onartu euskal sozialisten osoko zuzenketa gai zerrendako bosgarren puntua mozioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda maneiro jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den

zuzenketa horren aldeko bozka eskatzea izan ere bilatzen ari garena da sektore publikoaren blindatze eraginkorra

duda hori mahai gainean dugu eta ez badugu erakunde publikoan eta gobernuak partaidetza publikoa duen erakunde fiskalizazio sakona egiten inoiz ez dugu zalantza hori

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den uribe etxebarria jauna zurea da hitza

legebiltzarburu andrea sailburua legebiltzarkideok eguerdi on euzko abertzaleak talde legebiltzar taldearen izenean natorkizue puntu honetan geure posizioa

aurkeztutako mozioaren inguruan nahiz eta maneiro jauna

aurkeztu duen mozioa guk ez dugu babestuko eta ezezko bozka

arrazoiak beno lehen puntuari dagokionez pentsatzen dugu

eskatzen da azken batean espainiako gobernua eusko jaurlaritza bizkaiko diputazioa sestaoko udala azaldu dezaten argitu dezaten legebiltzar honetan auzi honen inguruan duten informazioa eta abar guk kasu honetan ikusten dugu

kontroleko bera egiten dituen gauzen kontrolerako ganbarak eta mekanismoak badituela beraz nik esango nuke espainiako gobernuak

beraz gehiengoa zergatik ez duzue zuek esate baterako espainiako kongresuan halako iniziatiba bat hartzen kontutan izanda berriz diot ibarzaharraren ehuneko berrogeita hamara espainiako gobernuari dagokiola beraz ez dugu hau ikusten noski bai ikusten dugu eta

zuzenketan jaurlaritzako sailburuek eskatzen ditugunak edo etorriko direla behar bezalako azalpenak ematera bigarren puntuari dagokionez tranpa politikoa egiten duzu maneiro jauna

bi mila hamairuko otsailaren hogeita batean

gai honi buruz erdibideko testu bat onartu zela

eta erdibideko testu hori

izan zen besteak beste zure proposamena eta gaur aurkezten diguzun testu berbera beraz hori desleialtasuna da

eta beraz guk ez dugu onartuko horrez gain

jaurlaritzak dagoeneko aurkeztu duela publikoki euskal administrazio publikoaren legea aurreproiektu legea eta ekaina bukatu aurretik testu hori hemen izango dugula

besteak beste testu horretan lege horretan guk onartu beharko dugun lege horretan gardentasunari buruz kapitulu oso zabal eta zehatz bat dagoela

euskal herria bildu barkatu zuzenketari dagokionez

eta beno egidazu tranpa txikia ez da ere egin zuk idatzi duzuna hauxe da

eta zenbait nabardura sartzen dituzu neurekin

hemen esaten da esaten dena eta nik zurekin hitz egin dut saiatu naiz zurekin erdibideko bat egiten

sartuaz eta beraz ez zaitez hona etorri eta esan idatzi duzuna gehi

hau bai forman eta bai edukieran nik uste dut hutsune nabarmenak dituela eta zuk zeure hitzaldian

nahiz eta ez onartu hutsuneak direla alderdi sozialistaren zuzenketari dagokionez oso ebidentea da

eusko jaurlaritzak eskatzen dio ibarzaharrari bete ditzala egon daitezkeen behin betiko erresoluzioak bai jakina baina

gehigarri zuzenketa bat denez oinarrizko mozioarekin eta oinarrizko mozioarekin lotzen baituzu

zeure zuzenketa guk hau ezta ere ezingo dugu onartu gure zuzenketari dagokionez hortxe duzue eta esatearren edo aipatuarren edo gogoratuarren guk eskatzen dugu jaurlaritzaren

dagoeneko tramitazio hori abian da agerraldiak egin ditzatela noski legebiltzar honetan behar diren azalpenak emateko

lehen aipatu dudana jaurlaritzak euskal administrazio publikoaren aurreproiektu legea dagoeneko egiten ari dela eta berehala etorriko dela hona ganbara honetara eztabaidatzeko eta onartzeko eta hirugarrenik guk gogoratzen dugu kasu honetan bai maneiro jauna

aho batez onartutako erdibideko testu bat joan den azaroaren hamairuan ibarzaharrari buruz

guk benetan ibarzaharraren proiektuan

zuzenketari aurkeztu ez duen taldearen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den

muchas gracias eskerrik asko iturmendi andrea erantzunen txandara pasatuz maneiro jauna zurea da hitza

eh bildu taldearen ordezkaria den lópez de munain jauna zurea da hitza

lópez de munain jauna eusko sozialistak taldearen ordezkaria den reyes jauna zurea da hitza

eskerrik asko reyes jauna uribe etxebarria jauna zurea da hitza

andrea eztabaida amaituta bototara jartzen da lehenengo

eh bilduren gehitzeko zuzenketa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamalau eman dugu bozka hogei bai berrogeita hamairu ez bat abstentzio

euskal sozialisten gehitzeko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

hamazazpi bai hogeita hamazazpi ez hogei abstentzio ondorioz ez da onartu euskal sozialistaren gehitzeko zuzenketa jarraian botoetara jartzen da maneiro labayenen mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

enpate dagoenez berriro ere bozkatuko dugu jatorrizko testua bozkatu dezakegu

orain eten egiten da hemen osoko bilkura